egun on guztioi egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu bakoitza bere lekuetan eser saiteste eta bilkura isillune minutu bateko isullunearekin asiko dugu fernando buesa

mozioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua hepatitisaren aurka bi mila hamabostean eman diren tratamenduei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda roncal azanza anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

lehendakari jauna legebiltzarkideok sailburuok egun on denoi

roncal andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on ere

plataforma debate honetara hurbildu zareten guztioi

hitz egiten eta berriro legebiltzar honetan betebeharrak jarriko dizkiogu eusko jaurlaritzari eta ez da lehen aldiz

en euskadi baina alderdi popularretik salatu dugu hainbat alditan eusko jaurlaritzaren jarrera

aldi batetik salatu dugu gardentasunaren falta eta gobernu honek bestalde ez ditu bere ardurak bete hemos denunciado

bai eskerrik asko mahai buru andrea sailburuak legebiltzarkide jaun andreok egun on egun on
baita ere ehun hepatitisaren plataformaren ordezkariei

izan legebiltzar honetara gaurkoan

eragindako gaixoen egoera hobetzeko asmoz eztabaidatuko dugu orain arte oposizioko

jarrera berbera adierazi dugu ekimen ugari ezberdinetakoak hainbat ahozko galdera agerraldi edo legez besteko proposamenak adostu eta onartu ditugu eta hala ere zalantza

argitasuna ez dugula ikusten gobernuaren aldetik hori dela eta

gaurko eztabaida eh bilduk ez du zalantzan jartzen mila bederatziehun eta laurogeita hamar urtetik gaixotasun hau ezagutu zenetik

eragindako gaixoek tratamendua jaso dutenik baina orain dela bi urte eragin zuzeneko antibiral berrien

etorri zen inflexio puntu berri bat momentu honetan orain dela bi urte gaixoen artean sortu zen itxaropena eta ilusioa ulertzen eta partekatzen dugu ilusioa eta poza botika berrien agerpenagatik baina baita ere sumindura osasun agintarien

eta uste dugu ez dela batere ona ez herritarrentzat eta noski ez gaixoentzat beraz hori da gaurko eztabaidan

hepatitisa artatzeko baina bistakoa da eta onartuko duzue jaurlaritzak berak proposatzen duena ez duela bete hau da gaur egun ez dugu gaixotasuna pairatzen duten pertsonen kopuru

beraz lehenengo lan ildo estrategikoa ez da bete ez hori bakarrik zenbakiak aldatzen dira eta nahiz eta sailburuari behin baino gehiagotan eskatu

ez dakigu kanpaina komunikatiboa martxan jarri den ala ez baina egia esan

gaixotasun honen inguruan informatzeko kartelik iragarkirik ezta material pedagogikorik ere horregatik zalantzan jartzen dugu

berma diezaiela ehun hepatitisa duen gaixo guztiei

artatuak izatea onetsitako irizpide klinikoei jarraituz eta horrek lekarkeen kostu ekonomikoari begiratu gabe beste aldetik jaurlaritzaren arabera ekonomiko baten aurrean ezta beraz kontuan hartzen badugu aurten

bideratuta dagoela eta botika horien prezioak jaitsiera nabarmena izan dutela bi mila hamaseigarrena urtean artatuko diren pertsonak

horrela izan beharko luke kalkulu sinple eta sinplifikatu honen arabera

artatzeko baina ziur gaude darpón jaunak kalkulu hauek modu zehatzagoan izango dituela eta hori da hain zuzen ere

ari garena norabide horretan doa gaur sinatu dugun erdibidekoaren bigarren puntua zein da sailburuak manejatzen duen kronograma hain zuzen ere

aurrekontuaren inguruan ez dugu lortu argitasun nahikorik horregatik jakin nahi dugu mehatz zenbat diru erabili den orain arte botika berri horiek erosteko hori da jaurlaritzari eskatzen dioguna erdibideko hirugarren puntuan eta nabarmendu ditugun kezkak adibide batzuk baino ez dira askoz gehiago daude

esaterako askotan salatu dugu espezialista batzuek euren irizpide medikuaren arabera botika berriak eskatzen dituztela baina

pazienteei ez zaizkiela heltzen adibide hori hirutan gaurkoarekin lautan adierazi dugu

erdibidekoaren bitartez espero dugu gaixo horien arabera aldatzea eta behar dugun aldarrikatzen dugun informazio guztia argitzea

osasun batzordean eta aukera izango da gaur nabarmendu ditugun gaiak eta askoz gehiago behingoz argitzeko hori bai

betetzen badu hori jaurlaritzaren esku geratzen da eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi lehenik eta behin hepatitis ehun gaixotasuna duten guztiei elkartasuna adierazi nahiko nieke

iragan otsailaren bostean iragarri zigun bezala

jorratzen gaur nire ustez interpelazio antzeztua antzezpean eta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldera pasatuz maneiro jauna

eskerrik asko berriro bai bakarrik jaisten naiz eskertzeko

no les vamos a poner impedimento eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

euskal sozialistak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka ez dago arazorik nola bat eta gainerako guztiak bat alde batetik eta gainerako guztiak bozkatuko dugu erdibidekoaren lehen puntua

bigarrena hirugarrena eta laugarrena bozkatuko ditugu jarraian bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita sei bai hogeita sei ez ondorioz onartuta geratu dira

gai zerrendako bigarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda

nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

mayoría de los ciudadanos españoles gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

pastor jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkariak urizar jauna zurea da hitza

egia da pastor jaunak esaten zuen hona etorri eta

eta guk ere ez dugu ulertzen ez dugu ulertzen nola eztabaida honetan

erabakitzeko eskubidearen aipamen soila hartzen den bakoitzean ppren aldetik

euskal herriak dituen eskubideak aipatu eta zuen erantzuna ukazioa

izateari ere eskubideen gauzapena euskal herritarren

esan demokrazian esan gehiengoak erabakita izango dela esan eta gizartearen borondatea hutsaren hurrengoa dela zuen erantzuna

zilegitasunari indarrean oinarritutako legaltasuna kontrajartzen duzue egunero ppren aldetik llanos andrea aurkeztutako mozioan

agian argiagoa izateko lehendabiziko puntuan bertan

horrela argiago ulertuko genukeelako zertaz ari garen

beldurrak beldurrak demokrazia hori herri honek

beldurra ere eta beldur horren ondorioz mehatxua eta indarra erabiltzeko aukera mahai gaineratzen diguzue behin eta berriz

baina mozioaren hizkuntza konfrontazio hizkuntza da goitik behera obligazioa defentsa batera ezintasuna eraso bat pairatzen ibiliko bazinaten bezala bizi duzue eta benetan

legedia jartzen diguzue aurrean eta egia da legediaren oinarri bezala

hor dago eta konstituzio horrek ez du onartzen

beste subirautzarik baina argi esan dezagun berrogei urtetako frankismoaren ostean erregimen horrek bizirik zirauen erregimen horrek edota inoiz baino frankistagoa zen

onartzea onargarria zen onartuko zutela horrelako aldaketarik pentsatzeko modukoa zen

espainiar ezkerrak monarkia eta bandera gorri horia onartu behar izan zituen beraz

espainiar subirautza bakarra zalantzan jartzea aukeran zegoen

horregatik konstituzio hori ez da gure konstituzioa baina

gaur egun berrogei urte geroago ia berrogei urte pasatu diren honetan

eta konstituzioa elkarbizitza eta elkar errespetuaren marko gisa saldu nahi diguzue orduan ez genizuen erosi eta gaur ere hori ez dizuegu erosiko konstituzioaren markoak zuek elkarbizitzarako eta elkar errespetuaren marko horrek

eskubideak onartu ez ditu sekula onartu beti behin eta berriz ukatu baizik

estatu barnean gauden nazioen eskubideen harresi bihurturik eta aldiz interes neoliberalen lehendabiziko eskaria heltzen denean orduan bai orduan ez dago inongo arazorik aldatu behar bada aldatu antza batzuen aurrean

baina beste batzuen aurrean ez dago inongo arazorik llanos andrea inposizioan oinarritutako elkarbizitzarik ez dago ez dago

gure eskubide gure hizkuntza gure kultura ezabatuaz aldarrikapenak eta herri izaera ere ezabatuko zirela baina franco hil zen eta herria hemen mantentzen zen hemen mantentzen da

normalizatua izan behar bada erlazio normala izan behar badugu

askatasun osoa borondatezkoa erlazioa zein parametrotan eta nolakoa izan behar den erabakitzeko ejerzitoaren mamua aipatuz edota zuk egin duzun bezala lerro artean ezkutatuz

ez orain eta ez gero are gehiago erlazioa amaitzeko aukera lehenetsiko da

iraganean espainia izan zen inperio handi horren itzaletan

horren beldurrarekin dena lotu nahian zabiltzate espainiaren tamaina aldarrikatzen duzue askotan

mundu mailan europan influentzia izateko eta hor ere

hor ere parametro erratuetan zabiltzate tamainak ez duelako

eta nonbait badakigu hemen da ez ditut nik beraien tamainarekin inongo kezkarik somatzen ez holandarrei ez belgei ez danimarkarrei edo luxenburgotarrei nire ustez beraiek nahiago dute

tamaina influentzia duen tamaina bat izatea baino eta euskal herrian baita ere beste estatu batzuetan onartu dute erlazioaskea izateko alde guztien oniritzia behar dela

aldeetako batek erabakitzen badu erlazioa eten egin behar dela irteera normalizatuena modu ordenatuan egitea dela horretarako konpromisoa hartzea edota uste duzu kanadak nahiko duela québecek independentzia lortzea edota britainia handiak nahi duela eskozia independentzia lortzea

baina arau demokratikotan oinarrituz erabaki dute nazio

ez euskal herriaren historia zerbait erakusten badigu historia luze zahar

borondatean dagoela gakoa gure egitura oso egitura berezia da eta historian zehar

osatutakoa borondate politikoan osatutakoa legeak beti etorri da atzetik borondate politikoak erabaki du gero zer

eta gaur egun ere horrela da europa mailan dagoen fiskaltza

hego euskal herrian fiskaltza eredu propio

euskal herrian horretarako borondate politikoa egon delako

bai hemen bai nafarroan bai espainian eta bai europan borondate politikoa hori da erlazio normalizatu batek behar duena eta zoritxarrez espainiatik ez dugu ikusten eta zure mozioan ezta

badago ere beste bide bat alde bakarrekoa zailagoa luzeagoa

baina bide demokratikoetan oinarrituta egiten bada guztiz zilegizkoa dena kataluniak bide horri ekin dio

adostasunerako biderik aukerarik ez zaiolako eman bide propioa adostasunik gabekoa kanpora begira baina guztiz errespetuz eginikoa zeren eta azken urteetan bertan prozesu independentista hasi zenetik

nik ez dut ikusi katalunian gorrotorik ilusioa ikusi dut ilusioa herri aske baten etorkizunerako ikuspegiarekin ilusioa beraien erabakien jabe izango direlako eta llanos andrea

amaitu da baita euskal herrian gure ustez ilusioen garaia izan behar da eta horretarako erabaki erabakitzeko aukera izan behar dugu erasorik gabe inposiziorik gabe baina euskal gizarteak esaten duena onartuz gu euskal herria bildukook

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

egun on guztioi bat nator esan denean

ekimen hau zertara datorren legebiltzar honetara hausnarketa bat egin dut

zergatik hori gutxi ez balitz iragarri duzu legebiltzar honetan

definituko beharko lukeela beraz badirudi espainian gertatu diren

madrileko ganbaretan hitz egin ezin duelako alderdi popularrak edo agian jokoz kanpo gelditu delako eta nik horretan garbi hitz egin nahi dut

agendaren inguruan zerorrek aipatzen duzunean euzko alderdi jeltzaleak aldiro aldiro

guztietan izaten dela legebiltzar honek gehiengo batez onartzen dituen proposamenak hango mahai gainean jarri

baina legebiltzar honek ebazpen ugari onartu ditu hain zuzen ere alderdi popularrak han bere gehiengo absolutuaren eskutik indarrean jarritako

zuk badakit jakin badakizu hemen adibidez lan erreformaren inguruan indargabetzeko eta bertan behera uzteko ebazpenak onartu direla

kontu bat da baita ere jakina jarduera ekonomikoa suspertzeko eta lanpostuak sortzeko hemen

eta horiek denak euskal agendaren kontuak dira edo baita ere bakegintza eta elkarbizitzaren inguruan eztabaida ugari izan da hemen

zeintzuk diren oinarriak subjektu politikorik badagoen ala ez erabakitzeko eskubiderik badagoen ala ez

hemen gehiengo zabala daude legealdi honetan eta agian hurrengoan gehiengo zabalagoak izango dira kontu horietan beraz ez jaurlaritzak ez pnvk ez du propio bere agenda koxkor bateko datak

onartutako gauzak hori da euskal agenda sekula santan alderdi popularrak eta alderdi sozialistak kontutan eduki ez duten euskal agenda hori da ze gertatzen da momentu honetan madrilen dagoen instalatuta dagoen zirkoa bi pistakoa

horrek neurri handi batean ere

guk behintzat ikusten dugun eta ikasi dugun politika egiteko modua

bakoitzak aukeratzen du eta zuk zuk zenion eta hemen esaten duzu galdeketan inguruan jakina baita ere kataluniako gaia mahai gainean dagoela zergatik hor arazo politiko bat dago eta besteak esaten zuen bezala modu jatorragorik herriari galdetzea baino

asmorik inongo beharrik ez zer den eta ez zer izan behar duen espainia erabakitzeko nahi dugun bakarra

baina handia da herri honek etorkizunean zer izan behar duen erabakitzea eta horretarako nazio ezberdinen artean elkarbizitza politikoa antolatzea hori dela gure helburua ez da berria ez dugu

euskaldun gara denak guztiok gara euskaldun nahi duguna da herri bezala eta herritarren borondatearen eskutik herri honek zer izan behar duen erabaki ez inoren kontra joateko baizik eta herriaren etorkizuna bermatzeko eta jaitsi gaitezen

detaileetara zeren alderdi sozialistak aprobetxatu du

kritikatxo bat edo kritika batzuk pnvri egiteko eta nola atzo

autogobernu ponentzian egon ginen eta bertako gauzak ere gaur komunikabideetan hala moduz azaldu dira eta baita ere debate honetan

du pastor jaunak baina nik zerbait esan nahi nuke guzti honen aurretik zerk

ez da ausarta izan ez da ausarta izan ez iraganari begira

alderdi sozialistak dauzka ardura zuzenak eskuz aldaezinak estatuaren garapenaren inguruan eta etorkizunari begira ba gelditzen da

amaitzen joan eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz llanos andrea zurea da hitza

llanos anderea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

urizar jauna bertatik bai bai entzuten da

euskal herria nola eratu behar den erkidegoa nola eratu behar den erakunde hau daukagu

bainanik hemen entzuten dudana gutxienez bankada honetatik da euskadiri buruz

bertakoen borondatea erabakia zein den ezta inondik

eztabaida madrilen kokatua dago zalantzarik gabe hor dagoelako zuen zentralidadea eta bigarren mailakoa da hau bigarren mailakoak dira euskal herritarrak besterik esatea guk noski kontra bozkatuko dugula

zuen txanda amaitu da eta hemen euskaraz esaten nuen

jatorragorik herriak erabakitzea baino edo herriari galdetzea baino hori izan zen gure leloa

lege bat onartu zen kontsultarako lege bat bi galdera zituena eta helegitea sartu eta bertan behera utzi zen

asmoa legea zen baina bertan gelditu zen bertan behera bota zenuten

bazen beste esaldi bat geroa eta etorkizuna biltzen zituena eta hala zioen geure geroaz

zer nolako hasperenak geurea ez den erabakiak kezkatzen gaitu gehienak zer etorkizun eskain dezake herriari beldur dionak zer etorkizuna eskain dezake

herriari beldur eta azken hitza gainera izan behar da herritarrena eta horretan dago gakoa etorkizuna guztion artean eraikitzeko

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu llanos gómez andrearen mozioaren jatorrizko testua

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamar bai hirurogeita hiru ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamabost bai

ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua mozioa

legebiltzarkideak aurkeztua euskadiko energia estrategiaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena

egun on guztioi berriro ere energia

eta zoritxarrez berriro ere ez gobernuak ekartzen duelako gaia baizik eta oposizioko talde batek ekartzen duelako kasu honetan

bilduren eskutik gainera guretzako nahiko larria da jakitea

estrategia energetikoa berristen ari dela eta horretaz informazio edukitzea prentsan agertutako

bitartez gainera dakigunean legebiltzar honetan ponentzia bat hain zuzen ere energia ereduaren inguruan eztabaidatzeko ponentzia bat zabalik dagoela dakigunean gainera sailburua oraindik ez dela

horretara eta erabakitzen duenean estrategia energetikoa berraztertzea ba lehenengo eta behin ez da joaten ponentzia horretara horren inguruan berri emateko baizik eta

bat kaleratzen du eta prentsaren bitartez daukagu horren berri eta ez da soilik gure haserre edo gure harridura formaren aldetik errespetu falta bat iruditzen zaigulako gainerako

taldeekiko baizik eta funtsezkoa den gai baten inguruan ari gara

funtsezkoa den baliabide bat delako funtsezkoa

pertsonen ongizaterako eta zer esanik ez gure garapen ekonomikorako arlo honetan hartzen diren erabakiak ondorio batzuk dituztelako eta bai arlo sozialean edo ekonomikoan ondorio horiek

legebiltzar honen kanpoan badaude acb enpresaren langileak gure elkartasuna

badaude hain zuzen ere energia arloan hartutako erabaki batzuen ondorioak pairatzen ari direlako berez arlo honetan hartzen diren erabakiak

erabaki horien ondorioak oso garrantzitsuak dira gure ekonomiarako gure

dituzten ondorioengatik edo inpaktuengatik ingurumenentzako horregatik uste dugu arlo honetan erabakiak hartzen direnean

gutxienez eztabaida bat bilatu beharko litzatekeela eta posible balitz eta hau ideala izango litzateke

arloan baina ez kasu honetan esan dudan bezalaxe ez da legebiltzar honetara ekarri eta gobernuak asmoa zuen estrategia energetiko hau

eta zeintzuk diren etorkizunerako behar dugun eredu energetikoaren edo estrategia energetikoaren

eta ez datoz bat gobernuaren estrategiarekin ez datoz bat guretzako gobernuaren eta estrategia horretan irakurri ahal izan dugunez egiten den

delako ez nahikoa erabat ez nahikoa eta gainera

erregai fosilen menpe uzten beraz ez gatoz bat eredu horrekin baina nahi duguna da

eztabaidatzea horren inguruan nahi duguna da mahai gainean jartzea beharrezkoa dela

esango nuke momentu honetan lehenengo eta behin energia kontsumoaren murrizketa bat egitea edo ematea

esparru fisiko honetan ama lurrean ezinezkoa delako mugagabeko hazkunde bat etengabe edo mugagabe ezartzea eta horren adibide argigarrienak dira edo ondorio argigarrienak edo adierazgarrienak direlako klima aldaketa

ohiko baliabide energetikoen agorpena edo hainbat baliabide materialen agorpena

eta ezinezkoa da mugagabe hazkunde ekonomiko bat proposatzea beraz horretaz ere nahi dugu eztabaidatzea energiaren inguruan edo energia estrategia baten inguruan eztabaidatzen dugunean horren inguruan ere nahi dugu eztabaidatzea ez dugu esatea nahi guk arrazoia daukagulako eh bildukoak besteak baino

ez nahi dugu gai horiek mahai gainean jartzea eta eztabaidatzea eta gobernuak

sustatzea baina ez da soilik hori hori da lehenengo partea nahi dugu ere eztabaidatzea zein izan behar den gure apustua

transformatzerako orduan eta hor

etorkizuna berriztagarria izan behar da bai ala bai ez guk esaten dugulako europa mailan edo mundu mailan ezartzen diren irizpideak hortik doazelako

berraztertzen ari den estrategia hori ikus dezakegu adibidez

osoaren soilik ehuneko hamaseia soilik ehuneko hamaseia jatorri berriztagarria edukiko duela bi mila hogeita bost urtean europak ezartzen zuenean bi mila hogeian hogeia izan behar zela kontsumo jatorri berriztagarriko kontsumoa ba tira gobernuak aurkezten digu estrategia bat

europak ezartzen dituen irizpidearekin baina jarraitzen baldin badugu irakurtzen ikus dezakegu ez soilik kontsumo energetiko osoaren

ez ditugula beteko baizik eta energi elektrikoaren ekoizpen arloan

soilik ehuneko hamaika berriztagarria izango dela soilik jatorri berriztagarrikoa izango dela ehuneko hamaika

erregai fosila izango dela edo jatorria

izango direla beraz argi dago estrategia honek ez dituela betetzen europa mailan edo mundu mailan ezartzen diren helburuak berriztagarrien arloan eta horregatik esan gura dugu guretzako momentu honetan politika publiko guztiak baliabide publiko guztiak diru laguntza lerro guztiak energia arloan energi berriztagarrien aldeko apustu irmo bat egiteko jarri behar direla

horrelakorik ez da ikusten guzti guztiak onartzen dugu erregai fosilak jarraitu behar dutela

eredu ekonomikoa gure bizimodua erregai

berriztagarrietara baina ezin duguna egin da baliabide publikorik bideratu momentu honetan erregai fosilen eredua elikatzeko eta adibidez

diru publikoa bideratzen erregai fosiletara aste honetan adibidez bizkaiko foru aldundiak hamabost

publiko bideratu egin dituelako pretonorrekin sinatutako akordio batean beste hamabost koma bost milioi

publiko petrolioarentzako eta hori da guretzako egin

bideratzen direlako hitzarmen horren bitartez esne beltza ematen duen

horrela definitu zuelako josé luis bilbao petronor esan zuen petronor zela bizkaian esnea

behia ba behi hori esne beltza ematen zuen energetikoki eta ingurumen ikuspegitik apustu okerra da petrolioaren alde diru publikoa bideratzen jarraitzea

eta zoritxarrez aste honetan ere ikusi dugu ekonomikoki ere erregai fosilen aldeko apustua kasu honetan petrolioaren aldeko apustua akats

ere behia gero eta esne gutxiago ematen duelako eta gero eta esne beltzagoa ematen

ematen jarraituko duelako erregai fosilen menpe dagoen eredu produktiboa hondamendira doan

eta gobernuak bere estrategiarekin erregai fosilen menpe eta

jarri duen eredu produktibo bat islatzen duelako estrategia energetiko horretan ere eta horregaz egiten duguna da bakarrik

azeleradorea sakatzen jarraitzea beraz argi dagoena

eredua ezberdinak direla gure estrategia eta gobernuak aurkeztu duen estrategia hau ez datoz bat baina lehen esan dudan bezalaxe

eztabaidatzea beste talde politikoak partaide egitea hartzen diren erabakietan eta bereziki herritarrek ere partaide egitea hartzen diren erabakietan ildo horretatik

euzko alderdi jeltzalearekin eta alderdi sozialistarekin laburbilduta erdibideko horretan eskatzen duguna da estrategia hori onartu baino lehen

egiteko eskatzen dioguna da ere estrategia hori jasotzen dituen irizpideak gutxienez europar batasunak

bai aldaketa klimatikoen arloan ezartzen dutenarekin bat egitea iruditzen zaigu gutxieneko adostasun bat izan dela baina derrigorrez

onartzen dugu hori ez dela adostasun gehien lortuko duen apustua baina gutxienez eskatzen dugu bigarren puntu honetan

betetzea eta hirugarrenez estrategia horretan plan eta neurri zehatzak

eredu energetiko deskarbonizatua jasangarria eta berriztagarria lortzeko eta hori egin ahal izateko lehenengo eta behin dagoen erregulazio energetikoa gainditu behar dugu eta horretarako neurri zehatzak ezarri behar izango ditugu erregulazio hori gainditzeko erregulazioaren ondorioak oso argi dakigulako zeintzuk diren pobrezia energetikoa

familia pairatzen dutela pobrezia energetikoa autokontsumoaren debekua hori da estatu espainola bere azken erreforman indarrean jarri duena autokontsumoaren debekua

edo gure enpresak pairatzen dituzten peajeak horrek dira ere estatu mailan dagoen marko arautzaile energia arloan uzten dituen ondorioak beraz

egindako ahaleginak erdibideko testu batera heltzeko eta beti esaten duguna askotan paperak

erdibideko baten zoritzarrez arlo honetan eta beste arlo batzuetan hemen adostasunetara heldu gara eta gero gobernuak ez ditu bete espero dezagun kasu honetan

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

eskerrik legebiltzarburu andrea sailburuak

eguerdi on maeztu jauna gobernuak ez du ekartzen eta prentsan agertzen da argazkia orokorra erakutsi behar duzu argazkia orokorra eta ez partziala hori euskal gizarteak erabaki dezan

a ekologistak martxan de araba bizkaia eta gipuzkoa

eskerrik asko carro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz mistoa ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria lópez

la energía eskerrik asko maeztu jauna

rojo anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkariak carro jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko carro jauna

eztabaida amaituta bozketan jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda garrido andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on berriro

gai batean baina gai nabarmen batean esan dezakegu gobernu honek bere betebeharrak ez ditu betetzen eta bere betebeharrak ez betetzea egutegi legislatiboari buruz hitz egiten dugunean uste dugu gai larri dela eta horrela salatu genuen aurreko osoko bilkuran egindako interpelazioan lehendakariari baina lehendakariak ez zuen erantzun

jaunak erantzun zuen eta erantzun horretan aitzakiak

horren arabera eta eusko jaurlaritzak bere ardura ez duelako onartzen gai honetan azkenean mozioa aurkeztea erabaki genuen esan dezakegu gobernu honek

en la capacidad legislativa kasu honetan esan dezakegu ekintzak argiak tinkoak eta erantzun gabekoak direla

ere bestalde gobernuak gai honi dagokionez mesprezua adierazi duela legebiltzarrari y añadiríamos

euzko alderdi jeltzaleak zuzenketak ez dituela aurkeztu baina betebeharrak gobernu honi ez diola jarriko

adostutako testuarekin eta posible izango litzateke akordio hau ateratzea legebiltzar honetan eta berriro betebeharrak eta salatzea gobernu honen
jarrera egutegi legislatiboari buruz hitz egiten dugunean besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

eguerdi on guztioi legeak egitea

eta gobernuaren egitekoa bere horretan edo funtsean denok jada ezagutzen dugu

denok dakigu nolakoa den eta egia esan euskal herria bilduk ez zeukan inolako asmorik gai hau gobernuari aurpegiratzeko

erakutsitako gaitasuna guztiona agirikoa dela

izan da nolabait gai honi oposizioak baino

eta euzko alderdi jeltzaleko bozeramaile batzuk izan izana nolabait gobernua eta

inguruko kontu bat gizarteratzeaz nolabait

jo ta ke sutsu lanean ari dena iradokiz eta beste alde batetik oposizioko taldeok nolabait

gabiltzala iradokiz edo hori azaldu nahian horrek atentzioa deitu digu uste dugu hori

benda jartzea dela beraz horrek bai atentzioa deitu digula eta

euzko alderdi jeltzaletik mezu horiek zabaltzen zebiltzan bitartean aldi berean adibidez jaurlaritzak bi lege proiektu bertan behera utziko dituela esatea alde batetik ingurumena babesteko legea eta beste alde batetik enpleguaren legea enpleguarenak ere atentzioa deitzen digu enpleguaren legerik ez da egongo

estrategiak proposamenak eta propaganda hori bai hori egunero eta astero baina legea bera

esan bezala ez da gure asmoa gai honekin tematzea denbora da poligrafo bakarra esaten da hiru urteetan sei

gobernuak aurkeztutako hogeita bederatziko zerrenda batetik eta ikusiko dugu legealdi bukaerarako geratzen zaigu epe tarte honetan zenbat gehiago onartzen legealdi bukaeran horren balorazioa egin eta gobernuaren ekimen edo ahalmen legegilea neurtu izateko bide batez ondo legoke ere jaurlaritzak behingoz guztioi argituko baligu denbora geratzen zaigun egun batean erkoreka jaunak esaten du gauza bat hurrengoan lehendakariak beste bat esaten du ondo legoke guztiok jakitea zenbat epe zenbat tarte geratzen zaigun hemendik legealdi bukaerara batez ere guztiok denbora horretaz hobeto jabetzeko eta aprobatzeke egon daitezkeen lege garrantzitsuenetan baldin bada ere guztiok zentratzeko beraz legeak aurrera ateratzea gobernuaren zeregina da eta ateratzen ez badira guztiok izango dugu ardura baina bakoitzak maila ezberdinetan eta gobernuak mailarik eta gorenenean laburbilduz sei lege proiektu eta azken hiru urteetako aurrekontu legeak dira aurrera atera diren bakarrak

aurrekontuak izan direla eta justizia sozialarenak baino defizitarenak eta austeritatearen marka daramatenak horrek ezaugarrituko du legealdi hau gidatu duen gobernua eta ekimen legegileari dagokionez ere uste dugu zentzu berean datorrela ezaugarria

ahalmen murritza eta ahula gure aburuz euskal herria bildu aldiz buru belarri

bai gobernuak ekarritakoetan bai oposizioko taldeak ekarritakoetan

etorri direnetan eta aldiz edo euskal herria bilduk berak ere propio ahalmen legegilea erakutsi du zortzi lege proposamen aurkeztuz eta aipatu ditudala

jakitea euzko alderdi jeltzalearen presidentziapean dagoen heriotza duinaren legearekin zer ari den gertatzen abenduaren hamabostean zuzenketak egiteko epea bukatu zelarik zergatik dagoen momentu honetan ponentzia eratu gabe eta

euskal herria bilduk alderdi popularrarekin batera ekarritako herri kontuen epaitegiaren lege proposamena zertan den orain zortzi hilabete zerbitzu juridikoen esku geratu ostean beraz honekin esan nahi dudan gauza bakarra etxerako lanak ez daudela soilik oposizioko taldeengan

oposizioko taldeengan eta baita eajren esku ere oposizioaren aldetik edota herritarren aldetik eratorrita onartu diren legeek

aurkeztuta onartutakoek baino euskal herria bilduk bietan izan du ezinbesteko parte hartzea alderdi sozialistak ekarritako etxebizitzaren legea ekarpenez hornitu genuen eta aurrera ateratzen lagundu genuen

herritarrek ekarritako frackingaren kontrako legearekin eta klausula sozialenekin beste batzuk azken honetan edukiz uzten saiatu edo edukiz hustu duten arren larriak

eajk pentsioen herri ekimen legegilea tramitera ez onartzeko erabilitako argudioak orain

proposamen bat landu omen du euzko alderdi jeltzaleak baina hemen

herri ekimen legegile bat atzera bota duzue eta hori guretzat oso larria da batik bat ikusita adibidez nafarroan

klausula sozialen lege bat eta baita pentsioena tramitera onartua ere hemen aldiz berriro propaganda bat

baina ganbera honetan pentsionistek ekarritako ekimen bat atzera botatzen da nolabait auzitegi konstituzionalaren paperean erabat

baina esan nahi dut orain arte bezala bai oposizioko taldeekin eta bai eajrekin gobernuarekin beharrezkoak iruditzen zaizkigun legeetan lanean prest gaudela horretan ari gara udal legearekin zerbait aurreratu dugu jada eta esan beharra dago ere eta argi diogu kutxen legea edo eta merkataritzaren legea bezalako lege neoliberaletan

euskal herria bilduren laguntzarik aurkituko azken hau merkataritza legea komertzio txikiaren suntsiketa bilatzen duen legea

bilatzen duen suhiltzaileen lege horretan ere lege aurrerakoiak lege

dira euskal herria bilduk bultzatu dituenak eta aurrerantzean ere horrela izango da beraz presak eta antsietateak baztertu behar direla uste dugu legealdia argi dago orain arte behintzat ez dela behar bezala aprobetxatu

ez gaitasunik ekimen legegilerako eta zaila izango da hiru urtetan egin ez dena geratzen zaizkigun hilabete gutxietan egitea baina denbora dagoela uste dugu ere

kalkulu politikoa alde batera utzi behar da legeen tramitazioa interes alderdikoietatik eta orain hauteskunde kanpainan era ia betean sartuko garen honetan hortik ihes egin beharra dago

berriro diot badago astia eta horretan euskal herria bildu orain arte bezala lanean arituko da hemendik geratzen den tarte horretan ahalik eta
lege gehien aurrera ateratzeko besterik ez eskerrik asko urruzuno jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arieta araunabeña jauna zurea da hitza

eskertzen dut bilduri bere eskaintza lanerako eta
legeak aprobatzeko eskerrik asko eskerrik asko arieta araunabeña jauna

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

esaten zuen arieta jaunak eta guk elkarlana esaten dugu eta uste dugu orain arte erakutsi dugun jarduerak ere hori erakusten duela

ezinbestekoa izan da legealdi honetan atera diren legerik garrantzitsuenetan gure aburuz etxebizitzarena eta fracking aren kontrakoarenean baina ulertu behar dena da ere

lege bat baino garrantzitsuagoa da lege on bat eta agian baliteke gobernuarentzat lege ahalik eta lege gehien ateratzea dela helburua gero hori aurkeztu ahal izateko

lehen esan dut udal legean zerbait aurreratua

guretzat udal legea ezinbestekoa da legealdi honetan bai ala bai atera beharrekoa da baina berriro diot udal lege bat baino garrantzitsuagoa udal lege on bat aurrera ateratzea da eta hor badago

oinarrizkoa fundamentala den aspektu bat finantziazioarena dena udal legeek izan behar duten finantziazioarena nola egiten dugu tokiko erakundeak

duten lege bat hori da guretzat abordatu behar den eztabaida eta uste dugu gainera aste honetan bertan eta bizkaian batik bat

udalak ezin dira izan ez dakit non egiten den diru banaketaren sobranteekin geratzen diren azken instituzioak ezin dira izan ere

ez duen horren ondorioak pairatzen dituzten azken instituzioak

ondo abordatu behar den gai bat da udalek leku horietan diru banaketa horiek egiten diren lekuetan

uste dugu horiek daudela udal lege on baten muinean dauden ardatzak eta erabaki beharrekoak

ahalik eta legerik egokienak aurrera ateratzeko eta guk esan dezakegu pastor jaunak gobernuari dei egiten dio egin dezala beretzat garrantzitsuenak direnen zerrendapen bat guk esaten dugu

guretzat udal legea ezinbestekoa da enplegu publikoarena ezinbestekoa da lanbide heziketarena hirugarren sektorearena prest gaude elkarlanean jarduteko guztiokin baina bere horretan legea aurrera ateratzea

jakinda ere zentzu honetan hori esanda

geratzen da eta iragarri nahiko guretzat denbora badagoelako borondatea baldin badago hemen iragarriko dugu aurretiaz ere esan dugun arren

proiektu bat pentsioen ingurukoa izango da eta beste bat pobrezia energetikoari aurre egitekoa eta espero dugu hauetan bilduk besteetan erakutsitako jarrera aurkitzea beste taldeen aldetik hori da guztia eta

sinatu duten erdibidekoari

batzuetatik aparte esan beharra dago orokorrean ados gaudela beraz gure aldeko bozka izango duela
eskerrik asko urruzuno jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arieta araunabeña jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidenta andrea urruzuno jauna

bai lanerako prest zaudela diozu lege asko ateratzea ez lehenengo interbentzioan argi utzi dut justu kontrakoa guk

ateratzea lege onak eta lehen azaldu dut zelan

bere proiektuaren planteamendua beraz alde horretatik ere ados horrek

egiten du batzuetan atzeratu prozedura hori bai gertatzen da

bototara jarriko dugu euskal talde popularrak mistoa upydk eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita bost bai hogeita zazpi ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da